gaur baño aldez aurretikere edo lehenabotikere onetaz

hurrengo batzuetan ere edo etorkizunean nolabait honetaz hitz egiten jarraituko dugula

y bien fundamentada hasieratik hasiko naiz gure proposamenaren

lehen puntua gure asmoa nahia eta konpromisoa argitzeko herria zerbitzatzeko eta bakea lortzeko irrikaz eta asmo sendoz plazaratzen dugu

dio testuak ekinbide politikoa garatzeko konpromisoa onartzen dugu euskadiko gizartea gure esku utzi duen gidaritzak

zuhurtzia eta apaltasuna eskatzen dizkigu geuk ekiteko eskatzen digu geure egitasmoa aurkeztuz eta gizarte eragileen partaidetzaz guztiontzat egokia den akordioa lortzeko geurea besteen egitasmoekin uztartzen lagunduz hona hemen maneiro jauna

besteen egitasmoekin uztartzeko eta akordioa lortzeko zergatik abiatu ginen bide honetan argi eta garbi azaltzen dugu baita ere aldatzen eta eremu zabalagoetan murgiltzen ari den gizarte modernoa da gure ingurune horretan bilatu behar ditugu bakerako eta elkarbizitzarako akordioaren oinarriak

demokrazia aurreratuetan ohikoak diren moduen bidez euskal gizarteak erakusten duen nahia errespetatzen duen akordio ireki eta modernoa lortu behar da

inguratzen gaituen nazioen gaindiko egitatea eta etorkizun hobea elkartasunean eraikitzeko landu behar ditugun nazioarteko harremanak kontuan dituen akordioa

bide politiko eta demokratikoak baino ez erabiltzea bi bazterketarik eza sentimendu guztiek partehartzeko duten eskubidea errespetatzea hiru herritarren nahia errespetatzeko konpromisoa lau egitasmo politiko guztiek legedian

eta bost sniztasunari zor zaion errespetua hauek dira gure irizpideak

lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

alokabideren maizterrei buruz onetsitako neurriak betetzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

honestidad y de su compromiso político nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna maneiro jauna zurea da hitza

aburto jauna zurea da hitza bai eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

memoriaren mapa amaituz agiriari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ezer baino lehen eta gauzak argitze aldera dokumentuak ez ditu biktimak nahasten
ez ditu nahasten onartzen du eta gogorarazten du badaudela terrorismoak biolentziak eta giza eskubideen urraketak bidegabe hil zituzten pertsonak giza eskubideen urraketen biktimen berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioa betetzen dugu

europako zuzentarauek horrela ezarri baitute barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

begira dezagun aurrera eraiki dezagun bizikidetza ziur nago zu eta zure taldea bat zatoztela

memoriaren udal ekimenetan printzipio hori eusko legebiltzarraren osoko bilkurak onartu zuen bi mila hamairuko martxoaren hamalauean

galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak

gipuzkoako zerga politikari buruz egin dituen adierazpenak zuzendu beharrari buruz urruzuno jauna zurea da hitza eskerrik asko sailburu andrea maiatzaren lauan
hedabide batean zerorrek egindako adierazpen batzuetan baieztatzen zenuen

direla aberastasun eta fortuna handien gaineko zerga dela eta aldiz ez zenuen baieztapen hori sostengatzeko datu bakar bat bera ere eman eta uste dugu

elusio fiskala babestu egiten zenuela larriak adierazpenak are larriagoak gaur egun duzun kargutik eginak izanik ulertzen dugu erabat lekuz kanpo daudela sailburu batek gorde beharreko errespetu instituzionaletik horregatik bere garaian orain dela

horien larritasunaren harira zerorren agerraldia eskatzen zuen ekonomiaren garapen eta lehiakortasunaren batzordean

ez duzu inolako azalpenik eman ez duzu agerraldirik egin horri dagokionez

bi aldiz bildu den batzorde hori hartatik eta azalpenik ez eta berriro ere gipuzkoako foru aldundiaren kontra jotzen duzu azkenean gipuzkoako foru aldundia eta estortzioa bat etorri direla aditzera eman nahian hartan ere datu bakar bat ere ez hori sustengatzeko eta guretzat larritasuna gero eta

guretzat halako arinkeriaz aritzen den sailburu batek ezin du kargu hori bete eta horregatik azalpenak eman eta errektifikazioa egiteko parada eskaini nahi dizugu beraz galdera zuzena da baduzu asmorik legebiltzarretik luzatu zaizun eskaerari jaramon egiteko

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi urruzuno jauna zuzenean erantzungo dizut egiten didazun galderari

irizpide bakarra daukat eta da instituzioarekiko erabateko errespetua eta erabateko prestutasuna ez dago besterik horretara gaude

gure gobernu jarduera kontrolatzen duena uste dut gainera nire kasuan hemezortzi hilabete hauetan demostratu dudala horrela izan dela baina

behar bezala erantzun ahal izateko baldintza bat ezinbestekoa da eta da guri galdera iristea agerraldi eskaera kasu honetan iristea

badakigu jakin aurkeztu zenutela hilaren zazpian

agerraldia egiteko eskaera egia da prentsatik bakarrik genekien

eta ez batzordera atzo bertan iritsi zen atzo lehendabiziko aldiz jakinaren gainean gaude beraz

azalpenak emateari ukorik ez justu alderantzizkoa baina eskatuko nizueke nik ere legebiltzarraren eta gobernuaren arteko harremanak merezi duena arinkeriaz

akusaziorik ez egitea benetan datuak hori ez duenean esaten eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea urruzuno jauna zurea da hitza

zuk adierazi bezala maiatzaren zazpian egin genuen erregistroa eta heldu ez baldin bada carro jaunari

batzorde horretako presidentea eta ez dagokigu guri etxe honetako prozeduretaz edo prozedura ezaz

aberastasun eta fortuna handien gaineko zergaren atzean dagoen ehuneko bat horretaz adibidez langabezian dagoen ehuneko hemezortziaren atzean dagoenaz baino

ez du balio esatean bi mila hogeian espero dugula krisitik ateratzea zeren eta esan dezakegu bi mila berrogeita hamarean espero dugula ere baina bitartean zer bitartean zer

bitartean lana egin behar da eta beno ikusten dut nola haserretzen diren gobernuko kideak baina bitartean

eta esaten dizut asmorik ez baldin badago batzordean erantzuteko

ematen atxikitu zaitezte zuen lanera utzi egun batean bai eta hurrengoan ere bai propaganda planak aurkezteari

saiatu zure kasuan industria sustatzeaz hori da honek egin beharrekoa eta hori da momentu honetan gizarteak lehentasunez eskatzen duena berriro diot batzordean agertu ala ez zeuk ikusiko duzu espero dugu etxe honekin ez jokatzea gipuzkoako

baina hori baino inportanteagoa da lanera atxikitzea eta ez bakarrik ehuneko bat horren atzean

berehala erantzutea baizik eta gizartean gehiengoz eskatzen diren lanei atxikitzea eta irteerak ematea

eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

parada baina bai aipatu nahi nituzke pare bat gauza

galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina mendeko pertsona baten senide zaintzailearen laguntza euskadin jasotzeari buruz

eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea aburto jauna zurea da hitza

bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu zentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa sortzearen gainean itxaso jauna

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina laneko istripuei buruz

profundizando en el trabajo que osalan desarrolla cada día eskerrik asko aburto jauna maneiro jauna zurea da hitza

bitartekotzan egiten duen kudeaketa hobetzeari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on

bai mahaiburu andrea legebiltzarkideok gutxi baina legebiltzarkideok señora

vasco de empleo lanbide eskerrik asko garrido anderea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte zerbitzuen legearen garapenari buruz arrondo andrea zurea da hitza

gizarteratuz aldizkariaren azken alean sailburuak besteak beste

gizarte zerbitzuen legearen garapena behar beharrezkoa da gizarte zerbitzuen eskubide subjektiboa gauzatu ahal izateko

urtean onartutakoa horregatik esaten zenuen

beren espektatibak zapuztu gabe hala ere nik diot orain legearen garapena geldirik dago azken urte hauetan eta funtsezkoak diren kartela dekretua eta gizarte zerbitzuen mapa zehazteaz gain

gainditzea gakoak dira eta aurrera egiteko adostu beharreko puntuak ere

kezkatuta gaude eta gure galdera jaurlaritzak asmoa ahal du murrizketarik onartuko ez duen gizarte zerbitzuen legearen garapen integrala
egitea eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

arrondo andrea sail hau eta bereziki gizarte politiketako sailburuordetza lan nabarmen egiten ari da lege horren garapenean

zerbitzuen mapa memoria ekonomikoa edo euskadi gizarte zerbitzuen legearen plan estrategikoa idazteko lanetan parte hartzen ari den edozeini eta

legegintzaldiaren hasieran ganbera honetan bertan egindako lehen agerraldian esan nizuen konpromiso hori lehentasunezkoa zela

esfortzu handia egiten ari gara nik esango nuke gure erronka

arlo horretan bene benetan diozut eta gizarteratuz

agertzen dela bai bihurtzen da gure erronka nagusia momentu honetan eta inolako zalantzarik

jakin ezazue ez dugula legea garatzen murrizketa batere egiteko asmorik ez dira egongo murrizketarik beti esan dugu gure helburua legea modu

adostutako helburuak eta ratioak kudeaketaz arduratzen diren instituzioentzat betegarriak

esan nahi du egungo egoera izan behar dugula abiapuntu eta esan nahi du

eskubide bati eskubide bati ere ez diogula uko egin urtetako atzerapenarekin gabiltza legearen garapena egiten ez gu bakarrik guztion atzerapena

legea memoria ekonomikorik gabe sortu zelako orain badakigu legean definitutako zerbitzuak eta prestazioak zenbat kostatzen diren

adostasuna lortzeko horiek gabe ezin da lege honen garapena
onartu eskerrik asko aburto jauna

erantzunak hainbat zalantza mantentzen du nire buruan behintzat edo horrela uste dut zalantzak eta kezkak gainera gaur konturatu gara ez dela bakarrik gurea alderdi sozialistak ere

honen inguruko galdera bat hala eta guztiz guk gaurkoan hiru puntuen inguruan nahi dugu gogoeta egin eta zuk esandakoa kontutan hartuta orain esandakoa kontutan hartuta

argia izango dela espero dut zeren orain arte guk behintzat ez dakigu familia inguruko zaintzarako laguntza ekonomikoa jasotzeko jarritako baldintza kenduko den ala ez esan duzu kenduko dela baina gehitu duzu diputazioek hala

eskatuta baldin badago sailburu jauna pozten naiz beraz hori argituta geratzen da ez da egongo baldintza hori dekretu karteran hemendik aurrera beraz poztekoa da eta horrela aitortu behar dut uste dugu hasieratik ez zela egon behar baina

gaur egun konpromiso hori argituta geratzea

aldetik jaurlaritzak etxez etxeko laguntza zerbitzuen kasurako ezarritako goren mailako estaldura kentzeko asmorik ote duen kontuan hartuz mendean dauden edo bizi diren eaeko pertsona askok

askoz txikiagoa dela eta hirugarren gogoeta izango zen ea jaurlaritzak lehen mailako kasuen arreta berraztertu behar ote duen eta ondorioz egoitzetan daudenei ez ohiko kasuetan edo eta etxe bizitza komunitarioetan daudenei

gogoetak murrizketen inguruan hitz egiterakoan eta nola esan duzun ez dela egongo gizarte zerbitzuaren maparen proposamena ere ezagutu dugu eta kezka orokorra dugu

hasierako proposamenean jaurlaritzak gutxieneko gisa bi mila hamaikako urteko laguntzei ez die eutsiko eta horrela gertatzen baldin bada ez dugu uste posible izango denik gizarte zerbitzuetarako irisgarritasun unibertsala mantentzea

orokorra adierazi nahi dizut aburto jauna gizarte babeserako euskal sistema osatzeko jauzi nabarmena izan zitekeena beste aukera galdua bihurtu daiteke hau da gure kezka eta dena kontzentzu eta adostasunaren izenean guk argi adierazi nahi dizugu

adostasunari bizkarra eman gabe guretzat gutxieneko egokiak ziurtatzea

zuretzat horrela izatea eskerrik asko arrondo andrea aburto jauna zurea da hitza

galdera bat baina orain beste hiru galdera daude zuen bigarren txandan ezta egingo dugu berba horri buruz ez dira egongo murrizketarik

denborarik ez daukagulako baina askoz ere gehiago luza ninteke legegintzaldia hasi zenetik

gizarte interesa gizarte fitxa eta diagnostikoa

beste hauek berriz tramitazio aldian daude momentu honetan laguntza goiztiarra kontzertazioa gizarte zerbitzuen informazio sistema

hauek arautzeko zirriborroak prestatzen ari gara momentu honetan baita ere koordainketa nagusientzako egoitza zentroak

desgaitasuna duten pertsonentzako zentroak eta baztertuentzako zentroak azken ohar bat hamaika bilera txosten eta akordio egin ostean dagoeneko gizarte zerbitzuen erakunde arteko organora bidaltzeko prest dago

organo horretan eusko jaurlaritza foru aldundiak eta euskadiko udalak daude ordezkatuta gizarte zerbitzuek legearen

artikuluan esaten denaren arabera organo horri dagokio dekretua onestea

beto eskubidea dute eta gizarte zerbitzuen legea garatuko duen dekretua izateko erantzukizuna inplikatua dauden euskadiko instituzioetan inplikaturiko gobernuek daukate

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina herri dirubideen euskal kontseiluan sortu beharreko batzordearen lehentasunei buruz pinedo andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea herri dirubideen euskal kontseiluaren barnean batzorde berezi bat eratzeari buruz aritu ginen jada pasadan apirilaren hamaikan hemen legebiltzarrean batzorde honen helburua gogoratuko duzuenez arlo finantzario eta fiskalean azken urteetan agertu diren desadostasunak ekiditea eta euskal erakundeen arteko jarrerak adosten laguntzea zen

batera defenditzeko denok batera azken finean euskal ordezkaritzaren posizioa indartzeko gure burujabetza ekonomikoa indartzeko

urtarrilean izandako bitariko batzordearen deialdiaren aurrean bai eduki bai prozedurari buruz kritiko agertu ostean edukiari buruz egia esanda luze eztabaidatu dugu hemen legebiltzarrean prozedurari buruz bereziki jaurlaritzak estatuarekin dena lotuta zuenean

aldundiengana hauen babesa eskatzera besterik ez babesa hau benetan ez da lan egiteko jarrera egokia eta are gutxiago leiala lan egiteko modu honek ahuldu egiten du erkidegoaren jarrera estatuarekin eztabaidatzeko jakinda jarrera amankomuna eraman behar dela lan egiteko era honek ez dio inolako mesederik egiten gure burujabetasun

ezak euskal ordezkaritzaren jarrera ahultzea besterik ez duelako ekartzen apirilean sailburu jauna galdetu nizun

kontseiluaren otsaileko bileran bertan adostutako batzorde hori eratzeko zuk zeuk eta zure sailak emandako pausuei buruz zuk zeuk batzorde hartan hartutako konpromisoagatik hamabost egunetan batzorde berria definitzeko eta egia esan ezer gutxi esan zenuen elkarlana koordinazioa eta

ikusten zenutela esan zenuen baina tresnari dagokiola aure ustez denok

ez dugu bat ikusten zein den tresnarik egokiena horiek izan ziren zure hitzak nahiz eta hasieran esan dudanez herri

bileran batzorde berezi bat eratzeari buruz adostasuna egon proposamen bat luzatu zeniela aldundiei esan zenuen eta euren erantzunen zain zinela baina iragarri izan denez

ez zen batzorde egonkor eta iraunkor bat egitea jardun protokoloak besterik ez

protokolo horren arabera jaurlaritzak egoki ikusten duenean aldundiekin beharrezko koordinazio eta informazio burutuko ditu erkidegoko eta estatuaren arteko harreman ekonomiko finantziarioetan jarrera

gaur dagoenaren isla da orain arte jaurlaritzak jarraitu izan duen jokatzeko eraren isla besterik ez protokolo honen arabera sailburu jauna

honek egia esan ez zion bitariko euskal kontseiluan adostutakoari erantzuten denborak aurrera egin du eta maiatzean

arduradunek prentsaurrekoa deitua zutenean jada batzorde berriaren inguruko euren jarrera azaltzeko eta egoeraren berri emateko hau da

azaltzeko besteak beste jaurlaritzak erantzun berri bat eman zuen

oraingoan bai batzordea eratzea onartuz oraingoan sailburuak egiten du dirubideen euskal kontseiluaren akordioa bai azken proposamen honetan jasotzen da batzorde eratzea iragarri denaren arabera guzti hau batzordea eratzea bai sailburu jauna baina ondo dakizunez batzordea bera definitu gabe

bere edukia definitu gabe batzordea eratu eta aktibatu beharrekoa da sailburu jauna

beharrezkoa ikusten dugu gutxienez bere funtzionamendua definitzea eta landu edukiak definitzea hau guztia beharrezkoa da benetan batzordeak estatuarekiko ditugun gai garrantzitsuenetan sakontzeko asmoa duen egiaztatzeko gure burujabetasun finantzario ekonomikoari dagokion gaietan modu eraginkorrean lan egiteko sortutako batzordea den ala ez argi gera dadin gure ustez batzorde honek erakunde arteko bultzada berri bat eman behar dio

eta burujabetza ekonomikoaren arloetan erakunde guztien proposamenak eta jarrerak landu ahal izateko oinarri sendoagoak eraikitzeko lanketa honek euskal herriari soilik onurak ekarriko dizkiolako burujabetasun ekonomikoan pauso sendoak ematea

gure herriaren etorkizuna ziurtatzeko beraz sailburu jauna jakin nahi dugu nola dagoen burujabetza finantzarioaren inguruko batzorde honen

ezarri diren askotan esan dizugu zeintzuk diren gure ustez landu beharreko gaiak funtsezko gaiak daude gure burujabetasun

hainbat gai daude estatuarekiko gure eskumen propioak gure egiteko ahalmen propio ekonomia arloan azalarazi behar kupoaren inguruko gaiak egonkortasun legearen aplikazioa arrazionalizazio legearen egikaritzea edota beza arautzeko ahalmena behingoz

kupoaren inguruko gaiak direla garrantzitsuenak baina sailburu jauna urte eta erdi daramagu entzuten estatuko gobernuarekin

eta harreman hauek diskretuak izan behar direla ados baina tamalez euskal ordezkaritzaren kideen artean ez dago informazioa horrela

eta gaiaren inguruan jarrera amankomuna lantzeko gunerik ez da egon

sailburu jauna informazioa partekatzea jaurlaritzaren gutxieneko eginbeharra da eta elkarlanerako gutxieneko abiapuntua

euskal dirubideen kontseiluan hitz egin zenuenetik lau hilabete pasa dira batzordea sortzeko sailburuak eta bere sailak emandako pausoei buruz nik neuk galdetu nuenetik hilabete pasa dira sailburu jauna denbora luzea pasa da eta herri honen burujabetza ekonomikoaren inguruan gai gehiegi daude jorratzeko ezin direnak luzarorako utzi gaia garrantzitsua da

lana handia dago egiteko eta benetako borondatea badago jaurlaritzak benetako borondatea badu batzordean aldundiekin batera

aurrean indartsu agertzeko lehentasunak finkatuak egon behar dira eta guk gaur hemen lehentasun orrien berri izan nahi dugu eskerrik asko
eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea pinedo andrea

bat zure hitzaldiaren hasierarekin

borobil informazioa eduki dugunean sakon eta ondo eman dugu

zuzendu egin behar zaitut zeren hori ez delako informazio zuzena guk

akordioak lortzeko bigarrena aipatu duzunean herri dirubideen kontseiluan otsailean hitz egindako proposamenaren bati

aldun nagusiak proposatutakoa garitano jauna proposatutakoa aurrerako

nire eginkizunetan eta proposamen bat egin nuen martxoaren hogeita batean hiru aldun nagusiri aldundi nagusiek

zuk zure galderaren ostean apirilaren erdian ez dakit aste santu inguruan baina

aldun nagusiak ez zuen ikusten guk proposatutako proposamena da protokoloa nola jokatu gure elkarlanean eta lan batzordea sortu bizkaiko aldun nagusia ados zetorren arabako aldun nagusiak ere

horren ostean gero maiatzean

eta hau berria da eduki genuen aurreko eztabaida apirilaren hamaikan uste dut izan zela beste proposamen bat egin genuen batzorde bat sortzeko baina esan genuen bezala aurreko eztabaidan aurrerako

nik egindako proposamenak edukietan ez dira osorik berdinak

gauzak guk hori isladatzen dugu ponentzia politikoa parlamentuan burujabetzari buruzko estatuko marko politikoaren aldaketa guk uste duguna eta proposamena egin geniona bigarrenean esan didazun moduan maiatzean hiru aldun nagusiei

batzordera pasatzea lan taldeak egin beharrean batzorde bat egitea eta hor eztabaidatzeko eta aztertzeko elkarlanean koordinazioan ekonomia eta finantzario gaiak orokorrean dauzkaguna estatuarekiko harremanetan eta eskatzen dutenak

ahoz batekotasuna behar dutenak eta horretarako horri buruz

hiru aldun nagusiak balorazio positibo bat egin zuten eta horren ostean informazioa ere eman nahi dizut

maiatzaren amaieran hilearen azkeneko bi egunetan harreman finantzarioak zein egoeretan dauden eta zein arazoetan gauden eta hiru

aldundiak daukate informazioa eta dokumentazio guztia

ogasun aldunak daukate informazio zehatza horri buruz eta zentzu horretan ere aste honetan bidali dugu

eta baloratu zena ondo erabat antolatuta erabaki proposamen moduan datorren hurrengo

onartzeko batzorde hori proposamen bat egin diogu hiru

eta ez nator ere bat aipatu duzuna ez dagoela informaziorik elkarlanarik ez dagoela ezin da besterik izan zeren bestela ez bagenuke hori edukiko inola ere ezingo genuke akordiorik lortu ze

adostasun osoa ahoz batez onartu behar diren gauzetan

zentzuak esaten duen moduan informazioa dena daukagu

arlotan dauzkagun diferentziak gure harreman finantzarioetan estatuarekin nola ez

kupoa aldundiak ordaintzen dute nola ez dugu eta nola ez dute aldun nagusiak kupoaren ardura zuzena eta kupoa

zuzenean eta orduan une honetan gaude hori eztabaida bat da eta arazoak eta ezberdintasunak eta diferentziak hor daudenak aspaldikoak dira

iritzi ezberdinak daude eta gainera bere zailtasuna dago ere beste alde batetik

dauka iritzi kontrakoa jartzeko ahalmena eta iritzi kontrako horrek suposatzen duena da ezin dela

bide horretan gaude eta lan hori eginda daukagu esan dut aste honetan bidali dugu

erabaki proposamen moduan hurrengo herri dirubideen batzordean batzordea sortzeko

batzar batzuk egon dira maiatzaren azkenean eta informazio zehatz daukagu aldundiak honetaz eta aldundiak

jakituri guztia eta informazio guztia zeren beraiek dira ordaintzen dutenak harreman finantzarioaren arabera

guk egiten duguna da tresna moduan jokatu
baina azkenean ordaintzen dutenak hiru lurralde historikoetako aldundiak dira eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna pinedo andrea

eskerrik asko sailburu erantzunagatik ni alde positibotik hasiko naiz eta garaia da benetan sailburu jauna garaia da erantzun bat izatea baina berriz ere agerian geratzen dena da

eta aste honetan erantzuna bota duzula atzo bertan atzo

ekarriko dugu argi eta garbi maiatzean bilerak egon direla

zer nolako bilerak izan diren batzordea berez zuk gaur aitortzen duzun moduan hedatu gabe edo baldin badago zer nolako bilerak izan diren zein ordezkari dauden politikoa den

guk proposatzen duguna ez da gai tekniko soila politikoa ere bada

zuk dakizun moduan zu zeu zoaz politikariak dira eta

esaten didazu kupoa aldundiak ordaintzen dute eta nola ez dute informazioa izango berriz ere esan dizut bitariko batzordearen inguruan egondako gaia

jada estatuko gobernuarekin akordatuta zuenean

zuen elkarrizketak estatuarekin azken urte honetan eta

hor egon behar dutela edo jakinean egon behar direla agerikoa da eta gipuzkoako foru ahaldun nagusiak

baina prentsatik jakin izan dugunez badirudi nolabaiteko harremanetan

beraz mesedez informazioa garrantzitsua da elkarlana garrantzitsua da baina denon artean hori da zuek erabaki zenuten
funtzionamendua eskerrik asko pinedo andrea gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

andrea atzetik aurrera hasita berriro zuzendu behar zaitut ezeztatu behar dut informaziorik ez dagoela ez ez da hori

moduan maiatzaren azkenean zergatik maiatzaren azkenean maiatzaren azkenean egiten direlako harreman finantzarioetan ordainketa batzuk ordainketa horren arabera

nola egin behar zen ordainketa horren maiatzaren amaierako ordainketaren gure ordainketak gure finantzario harremanetan hori horrela da eta ezin duzu esan eta ez da egia ez da zuzena daukazun informazioa ez daukagula informazio hori bi aipatu duzunean

bitariko batzordearen jarrera ere berriro ez nator bat esandakoarekin jaurlaritzak zintzo eta leial jokatu du akordioa lortzeko itun ekonomikoaren aldaketan

hitzartu behar ziren zerga berria eta erantzukizunez

zure iritzi baikor eta eraikitzaile horri

ezkor eta deseraikitzaileari baino baina beno horrekin geratzen naiz hirugarren

edukitzen duena da eragin batzuk eta batek proposatutakoak beti ez da berehala zuzenean sortzen baizik eta

bilbao eta de andrés jaunari ere nire jarrera adierazi diot eta horri

zelako erantzuna jaso neban bizkaiaren

iritzi aldekoa eta arabako andrés jaunaren ñabardura batzuekin ere alde batzorde hori sortzeko eta hori batzordea sortzeko proposamen berri bat egin edukia berdinekin aste honetan bidalitakoarekin erabaki proposamena berdina bakarrik formatoa aldatzen da baina ikusten baldin baduzu gauza berdinak esaten direnean guk

bat gure harreman ekonomiko eta finantzarioak elkarlanean eta koordinazioan oinarrituta daudela ez dauka beste

kupoak zuzenean hiru lurralde historikoetako aldundiak ordaintzen dute beraiek daukatelako ardura hori nola informazioa ez dute edukiko hori da orduan gaietariko bat eztabaidatu behar duguna eta adostu behar duguna horrez gain

gai batzuk egon ahal dira estatuko harremanetan eta harreman horietan

onartu behar diren gaietan ahoz bakotasuna behar da eta ahoz bakotasun horretarako

elkarlanerako tresna funtzionatzeko moduan balio du batzorde honek batzorde hau dago gainera eta hori da nire proposamena ikusiko dugu hori gehiengo osoak erabakiko du hurrengo herri dirubideen

batzorde hori herri dirubideen kontseiluaren menpe egongo litzateke

eta ahoz bakotasuna behar dutenerako uste dugu tresna egokia izango dela horretarako da

eta adierazpen politikoaren arabera zilegitasun guztia daukate

gipuzkoakoak egin zuen bere proposamena nik neronek ere eginda daukat nirea

uste dut ere eta horrela erantzun zidan maiatzaren erdian

iritzi onez ikusten duela batzordea nik proposatu nuen moduan

horren ostean eta berriro horregatik zuzendu nahi dizut maiatzaren amaieran hurrengo astean eduki genuen batzar bat ikusteko gure harreman finantzarioak nola ditugun momentu honetan estatuarekin eta informazio guztia daukagu

eta berriro aipatzen dut euretariko hirurak zuzenean ardura zuzena daukatelako

ordainketak egiteko sasoia eta osaketari buruz ahaldun nagusi bakoitzak berak dauka

ordezkatuta eta ipinita zein izango den gure harreman finantzarioetako politika orokorretarako zuzendaria eta ahaldun nagusi bakoitzak ordezkatuko du eta izendatuko du berak gura duten ordezkaria eta puntu horretan bere askatasun guztia dauka

eta esan dudan moduan aste honetan eginda dago hiru ahaldun nagusiei proposamen hori eta proposamen hori

eztabaidatuko da hurrengo herri dirubideen kontseiluan egiten denean aurten edukiko dugulako
bilera bat eta gaien artean bat hori izango da eskerrik asko

iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

legebiltzarburu andrea oyarzabal jauna

argi utzi nahi dut helduen etengabeko hezkuntzaren garrantziari buruz ikuspuntu bera dugula ez ezazu pentsa ezta gainerakoei pentsarazi ere gobernu honek hezkuntza esparru hori bazterrean utzi duenik kontua da politika arduratsu eta zentzuzkoa egiten tematuta gaudela

gobernu honek kalitatezko politikaren alde egin du argi eta irmo baliabide erabilgarriekin ahalik eta

handiena lortzearren hain zuzen hori da gure helburua helduen hezkuntzako zentroak irizpide objektibo eta unibertsalen bidez arautzea

helduen hezkuntzak besteak beste honako helburu hauek ditu hezkuntza sistemako irakaskuntzetarako sarbidea erraztea gaikuntza profesionala hobetzea

horretarako helduen etengabeko hezkuntzako zentroek hezkuntza arautua eta arautu gabekoa

urriaren hogeita hamaikako aginduak arautzen du helduen hezkuntzako hezkuntza arautuari dagokion zatia

alderdiei dagokienez helduen etengabeko hezkuntza modulutan antolatuta dago hiru gradutan banatuta lehenengo graduan hastapeneko irakaskuntzak daude

hizkuntza komunikazioko oinarrizko ezagutzak ahozko eta idatzizko ulermena adierazmena eta

eskura ditzakete oinarrizko gaitasunez jabetzeko funtsezkoak direnak bigarren graduan ezagutza eta gaitasun orokorrak finkatzen dituzte

eta azkenik hirugarren gradua bigarren hezkuntzaren baliokidea dena helduen prestakuntza osatzera

hirugarren gradua gaindituz gero bigarren hezkuntzako graduaren titulua lortzen dute argi dago irakaskuntza horiek guztiak oso garrantzitsuak direla helburuko kolektibo bereziki erasan baitute krisiak eta langabeziak nagoen gobernua jakitun da zentro horien ahaleginak gizarteari

funtsean helduei dagokienez izan ere horietako askok oso gaztetan utzi behar izan zuten eskola lan mundura sartzeko atzerritarrei ere

bere egiteko hala ere hasieran esan dudan bezala

arrazionalizazioa nahiz eraginkortasuna bilatuta eta baliabide erabilgarriak ahal beste aprobetxatuta

baliabide publiko erabilgarriak optimizatzen ahalegintzeko erantzukizunez jokatzea ez zait iruditzen arduratzeko edo gaitzesteko modukoa horregatik urratsez urrats azalduko dizut gure sailak arlo honetan egindakoa en primer lugar nos hemos preocupado

labur esanda honako hauek dira ebazpenak irakaskuntza arautuetako taldeak eratzeko jasotzen dituen irizpideak lehenengo graduan gutxienez hamabi ikasleko eta gehienez hogei ikasleko taldeak

gutxienez hamazazpi ikasle ikasgelako eta gehienez hogeita hamar salbuespen gisa ikastetxean zuzendariak talde txikiagoak baimendu ahalko ditu

balioetsita arautu gabeko prestakuntzari dagokienez

helduen hezkuntzako ikastegi publiko espezifikoen arautu gabeko prestakuntza programak emateko bere beharreko baldintzak

programa horien talde kopurua guztira ezin izango da irakaskuntza arautuan funtzionatzen duten lehenengo bigarren eta hirugarren graduko taldeena baino handiagoa izan

hamabost ikasle baino gutxiagokoak izan programa horietan ikasle horiei arreta emateko eratzen diren taldeak aparteko kasuetan besterik ezin

izango dira ratio txikiagoak dituzten taldeak onartu eta horretarako ikastetxeen zuzendariak expresoki eman beharko du baimena hizkuntza ikuskaritzak aldez aurretik txostena egin ondoren

lau ordu eskainiko zaizkie bestelako taldeei berriz hiru ordu aplikazioan ikastetxeek sartutako matrikula datuekin eta maiatzaren

beraiek azter dezaten eta hala badagokio alegazioak jar ditzaten

eskerrik asko uriarte andrea oyarzabaljauna zurea da hitza

deritzogu helduen laneratzea lortzeko baita atzerritarren gizarteratzea lortzeko ere gure hizkuntza eta kultura ikasten dituztenez baina horrek ez du nahi

jarriko jakin badakigulako zenbait gauza ez direla ondo egin nik bezala dakizu zentro horiek

ondo dakizu zentro baimendu batzuetan asko jota ikasgelako lau ikasle izan dituztela

desiragarria uste duzu herritarrei onargarria egiten zaiela herri administrazioak irakasle bat esleitzea hiru lau edo bost ikasleko taldeentzat hori da uste duzuna benetan hori da gertatzen ari zena

berriz azpimarratuko dut zein den gure ikuspuntua eta gure jardunbidea baliabideak optimizatzea egiazko eskaria aztertu

dugulako politika modu hori da herritarren galdetzen dutena eta horri helduko diogu

ezta langilerik kaleratuko ere baliabide erabilgarriak egiazko beharretara doitu baizik hala helduen hezkuntzan nola hezkuntza sistema osoan

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko

estatuaren titulartasuneko artxiboen kudeaketaren arloan funtzioak eta zerbitzuak transferitzeari buruz reyes jauna zurea da hitza